egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua jasangarritasun ingurumen eta ingurune naturalaren batzordearen irizpena euskadiko natura ondarea kontserbatzeari buruzko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi euskadin biodibertsitate handia dugu

klima trantsizioko gune batean gaude mediterraneo eta atlantikoa tartean kostaldea eta mendia jasotzen ditugu europar batasuneko lurraldearen

euskadik europaren intereseko habitaten ehuneko hogeita hamabost inguru hartzen ditu

habitat horien artean daude kontinentearentzat garrantzitsuak eta lehentasunezko interesa duten

berrogeita hamabost gune ditugu eta bertan daude euskal natura ondareko

aberastasun naturala dugu eta gaur eusko legebiltzar honetan eztabaidatuko den lege hau moduko araudi bat beharrezkoa zen ezinbestekoa zen bozkatzera ekarri den testua euskal natura ondarea babesteko kontserbatzeko

lehengoratzeko eta hobetzeko helburuak dituena da euskadi aitzindaria izan zen ingurumen legerian mila bederatziehun eta laurogeita hamalauan eta mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzian onartu ziren legeekin hala ere

lege garapen garrantzitsuak eman dira batez ere bi mila urtetik aurrera eta euskal lege esparrua eguneratzeko garaia iritsi da eta gainera lege berri honek nazio batuen garapen iraunkorreko helburuekin eta

bat egiten du eta bertan kokatzen da horrela lege proiektuak natura ondarearen kontzeptu integral bat ikuspegi integral batetik interpretatzen da dibertsitate biologikoa eta geologikoarekin lotutako natura ondasun baliabide

biltzen du ingurumen paisaia zientzia kultura balio funtsezkoekin eta pertsonen osasunarekin eta ongizatearekin ere

hainbat baliabide aztertzen ditu eta garapen sozial eta

lotzen ditu lege proiektuak espezie basatien eta gune babestuen tipologia definitzen du natura bi mila europako sarearen barruan

azpiegitura berdearen kontzeptua ere jorratzen du kontzeptu berri bat eremu naturalen eta erdi naturalen arteko nolabait kokaguneak aztertzeko

multzoa lotzeko helburuarekin balio ekologikoa duten eremu isolatuak saihesteko horrela espezifikoki babestutzat jotako

eta lurralde osora eta aldameneko eremu geografikoetara ere irekitzen da bestalde lege proiektuaren helburua da administrazioa sinplifikatzea euskadin natura ondarea kudeatzeaz arduratzen diren administrazio publikoen arteko koordinazioa erraztu ahal izateko gainera euskadiko naturari buruzko informazio sistema sortzea aurreikusten du

euzko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista eusko jaurlaritzako

lege hau prestatzen eta izapidetzen denbora asko eraman dugunez euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak zuzenketak sartu ditugu proposatutako testuaren

nolabait genero hizkuntzako zuzenketak egiten dira terminologia egokitzen da administrazio desberdinen eskumenak zehazten dira hainbat akats zuzentzen dira aurreko testuan zeudenak eta berrikuntza batzuk ere sartzen dira hala nola natura kontserbatzeko

aurrera egiteko tresnak ere martxan jartzen dira eta soinu paisaia babestea ere

eh bilduk ehun eta bederatzi zuzenketa egin ditu guztira eta horietatik berrogeita zazpi eta transakzioen bidez beste hogeita hamar aldatzeko akordioak lortu dira akordiorako borondate horrekin natura ondarearen arloko koordinazio batzordea sortzen da

eta baita ere lankidetza teknikoa bultzatzeko desagertzeko arriskuan dauden habitatak kontserbatzeko eta lehengoratzeko planen edukiak garatzen dira

bideratuko dituen zuzkidurak eta kredituak izango dituztela ere bermatzen da alderdi popularra ciudadanosekin beraiek aurkeztutako

zuzenketetatik berrogeita bat onartu dira eta beste sei zuzenketa gehiago egiteko negoziazioaren esparruan adostu dira beste testu batzuk batez ere araututako alderdiak hobetu ahal izateko elkarrekin podemos taldeari dagokionez gure nolabaiteko etsipena adierazten dugu ze benetan aurkeztutako hirurogeita zazpi zuzenketetatik

ez dagoelako halako akordiorako hurbiltzerik eman eskerrak eman nahi ditut beraz legebiltzar honetako talde guztiei

eskerrak talde guztiei gaur lege hau izango dugulako dagoeneko lanean eta gure ondasunentzako gure naturarentzako
hobea izango delako eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea mistoa martínez andreak ez du

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza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

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on denoi bi aste dira glasgowko klima gailurra

lotesleak ez izateaz gain eraginkortasun gutxikoak direla esan daiteke behintzat krisi klimatikoari benetan aurre egin ahal izateko eta sentsazio ba halakoxea daukagu gaur onartuko den lege honen aurrean alegia ez diola behar bezala erantzuten

eta baita hilik jaiotzen dela hutsune legalez josita dagoelako eta ezer gutxira behartzen duelako inor

natura ondareko gune babestuetan ematen diren edo emango diren eman daitezkeen jarduera ekonomikoei inolako oztoporik ez jartzea

lege eta helburuei muzin egitea ere badakar gure ustez oso aldaketa gutxi

hiperburokrazia deskoordinazio bera udalerri

eta gainera helburu oso xumeak ditu eta hauek betetzeko behar diren plan askok ez daukatelako

jatorrizko proiektuari gainera onartu zaizkion zuzenketa gehienak nahiko azalekoak direla eta ez duela aldaketa garrantzitsurik ekartzen guk hirurogeita zazpi zuzenketa aurkeztu genituen eta horietatik nahi izan

ez da posible izan ez da bat ere onartu hauetatik hauetatik

eta honela eta aldi berean gure legeari kontrako

hogeita zazpigarrena zuzenketan gune babestuetan glifosato eta beste produktu

kentzea proposatzen dugu egia da ez daudela ofizialki debekatuak

ingurugiroarentzat eta bere biodibertsitatearentzat oso kaltegarriak direla

jarraituko dela edo jarraitu nahi duela esaten digu gobernuak

biodibertsitatearen euskal agentzia sortzea proposatzen dugu arartekoak

adituek denok esaten digute batzordeetan koordinazio falta eta eskuduntza kaosa dagoela euskal erakunde desberdinen artean eta lege proiektu honek jarraitu egiten du eredu burokratiko geldo eta deskoordinatu horrekin eta irizpide desberdinak

ditugu ondorio bezala harritzekoa da hemen esan beharra dago eh bilduren proposamena eskuduntza oraindik gehiago zatitzearena patronatuen eskuetan utziz

zatitu koordinatzea nekezagoa dela eta gure ustez ingurumenak lurraldearen ikuspegi integral bat

gune babestuak eta bere biodibertsitatearen gaineko planifikazio kudeaketa eta zaintza eskuduntzak izango lituzkeena

zuzenketaren bitartez beste batzuetan luzatu izan dugun proposamen bat egin dugu eta

zabaltzearekin ertzaintzaren ingurumen unitatea baita ere

eskasia hemen ertzaintzaren barruan dagoena fiskaliak berak

euskal gobernuari eta kontrol gutxi jartzeak badakigu

ekonomikoei etekinik handiena ateratzeko nahiz eta ingurumena jokoan egon ba hori posibilitatu

honengatik guzti honengatik uste dugu hemen aurkeztu den lege proiektua eta jaso diren zuzenketak ere barnean sartuta uste dugu

eta bere helburu nagusia badela ez ingurumena babestea eta hori izan beharko litzateke bere helburu nagusia eta bere helburu zentrala

oztopo gehiegirik jartzea dela helburua horregatik guzti horrengatik

uste dugu eta gure jarrera kontrakoa izango da eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea lehendakari lehendakariordeok

gaur euskadiko natura ondarea kontserbatzeko legea bozkatzera dakartzagu aurreko legegintzaldian iñaki arriola sailburu sozialistaren bultzada irmoarekin hasitako legea sozialistok bultzatu ditugun hainbat legetan bezala

elkartzeko borondatearekin sortutako lege bat da non ezagutza

joan den legegintzaldian bultzatu genuena euskal alderdi jeltzalea legegintzaldi honetan tramitazioaren lekukoa jaso duena baina baita eh bildu edota alderdi popular ciudadanos taldeek ere lanerako borondatearekin etorri diren guztiek topatu izan dute euren lekua

hiru hamarkada hauetan agerian geratu da gure kulturan ondare naturalaren babesarekiko sentsibilitatea sakonera handikoa dela hala ere legeak izan zuen

onartu zenetik ia hiru hamarkada igaro direnean munduak aurrera egiten jarraitu du errelebo generazionalak ingurumenaren aldeko konpromisoa indartzeaz gain

mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko legea oinarri sendoa izan zen

baina beharrezkoa da errealitate berrietara eguneratzea beharrezkoa da gizarte bezala aurkezten zaizkigun erronka berriak lege berri batean jasotzea

nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko mahaiburu andrea nik ere aprobetxatzen dut agurtzeko

eta hor onarpena testuinguratu nahi dut pixka bat natur ondarea kontserbatzeko legea gaur onartuko dena ze

ari gara hitz egiten klimaz baina klima aferaz haratago

ingurumena klima energia trinomio horretan esparru zabal horri lotuak

inguruko arazoak dira naturaguneen kontserbazio beharrak eta abar eta abar ezta guzti honen baturak

orokortu batez hitz egitera eramaten gaitu eta uste dugu premiaz dagokigula guztiari aurre egitea eta krisi ekologikoari aurre egiteko

eta gure politikak planak arau zein legeak gaur bezala egokitu behar ditugu hori da guretzat testuingurua eta erreminten

aktiboa izan nahi du eta urte hauetan ematen ari den instrumentuen berritze hau energia klima plan edo legeak izan hondakinak izan berriztagarrien lurralde planak edo izan lege berriak edo lege berrituak gaurkoa bezala lehentasunezko

arlo edo esparru bakoitza arretaz eta mimo handiarekin lantzen ari gara hori bai gai bakoitza dagokion instrumentuarekin hobetzen saiatuz kontziente izanik edozein kasutan premiazko egoera honetan

krisi ekologikoa gaindituko duena eta kontziente izanik tamalez lege plan edo politika batzuetan adostasuna izateak

natur ondarearen kontserbazioa bermatzen eta ez ditugula ezabatzen ez krisi ekologikoa areagotzen dituzten mehatxu guztiak ingurumen administrazioaren legean ikusten ari garen bezala esparru zabal hau antolatzerako orduan ditugun sakoneko ezadostasunak

gure onena ematea xehetasunez aztertzea eta ekarpenak egitea ahal den

edozein kasutan gaur natur ondarearen kontserbazioaren legean lortu diren akordioak berrestera gatoz eta iruditzen zait albiste ona dela legearen inguruan edo tramitazioaren inguruan hasieratik esan genuen beharrezkoa zela

zaharkitua zegoen eta azken hamarkadatan egon diren ekimen arautzaile anitzek testu berri bat eskatzen zuten jaurlaritzaren lege proiektua oinarri izanik

ikusita baina baita ere lanean hasteko moduko testua zela onartuz jardun ginen hortik aurrera esan da ehun emendakin baino gehiago aurkeztu genituen

eta gobernuarekin kontaktuan ipini ginen ea zer gogo ze asmo zeuden ikusteko

gobernuak kasu honetan belarri prest zegoela eta aitortu behar dut hortik aurrera lanketa nahiko erraza izan dela

esan da baita ere hasieratik onartu zitzaigun guk egindako ekarpenak testua hobetuko zutela eta ia eztabaidarik gabe ia berrogeita hamar emendakin onartu zitzaizkigun eta gero beste hogeita hamar erdibideko testu lortu ditugu guztia

laurogei emendakinei bidea eman zaielarik eta aitortu behar du baita ere aritmetika parlamentarioak ez bazuen behartzen ere

lortzea bultzatu dela eta nire ustez horrek

beharko lukeela ez da izaten ari ohikoena baina uste dut politikoki eta sozialki emankorra dela bide hau lege testuari helduz

erreminta anitzen zati bat besterik ez da eta ez zaio eskatu behar eman ahal duena baino gehiago

beste lege batzuk eskatzen ditu beste politika berezi batzuk beste plangintza instrumentu batzuk

onartuko dena balekoa da gaur onartuko den testuak aurretik zegoena ordenatu berritu eta hobetu egiten du ez dut legea destripatuko hainbat kontu esan dira ni orain mugatuko naiz laburrean euskal herria bilduren eskua igarri daitekeen apuntatzen saiatuko naiz labur gure ekarpen kualitatiboak gure ustez zeintzuk izan diren azaltzen gainetik bada ere eta esan

lege proiektuan eta zioan eta esaten bada instituzio desberdinak koordinatuak egon behar direla ez zela organorik testu originalean

jaurlaritza hiru diputazioak eta eudel tartean egongo diren lortu dugu baita ere kontserbazioaren aurka zihoazen pizgarriak kentzea

gure ustez lortu dugu baita ere naturari buruzko informazio sistemari oinarrizko tresna izaera publikoa eta erregistro

ekologikoen arloan edo atalean lortu dugu baita ere atzera begira ere korridore ekologikoa hobetzeko

aurrera begira bazegoen testuan baina orain atzera begira ere egingo dugu habitaten arloan ere ez zeuden aurreko legean beraz kontu berria zen eta lege testu originalean proiektuan izendatzen ziren baina

eta gainera ez bakarrik europar intereseko habitatak baizik eskualdeko habitatak ere eta

naturgune babestuetan berriro ere sartzen da onura publikoko deklarazioa ze harrigarria bazen ere aurreko legean bazeuden eta testu originalean ez zen etortzen eta berriro sartu dela

sartzea lortu ditugu guk nahi genituen ez ehuneko ehunean guk

eta nolabaiteko erdibideko konpromiso bat lortu dugu zeinaren bitartez urtez urteko aurrekontuetan partida berezitu bat pasako den natur ondarea kontserbatzeko bueno beste

guzti horren baturaren gutxieneko kopurua izango duena ez bakarrik diru bermea baizik legeak eskatzen du orain egitura

ere egokitzea iruditzen zaigulako lakuan

igo behar da eta azkenik esan behar da baita ere zigorraren atala ez da gure kontua bakarrik erabat berregin dela testu originaletik eta orain askoz ere txukunago dagoela guretzat motz non gelditu gara hobekuntzak non egon zitezkeen

izan behar zuen natur ondarea kontserbatzea nolabaiteko erdibideko bat lortu dugu baina uste dugu hor motz geratu garela diputazioen paperaren inguruan ere iruditzen zaigu bere eginkizunen inguruan esku pixka bat gehiago sartu zitekeela eta hor ez zegoen horretan sartzeko asmorik aitortu behar da baita ere eskumenen kontua pixka bat aklaratzen dela

gure ustez naturgune babestuetan ingurumen inpaktu berezituak egin beharko genituzkeela eta ez da hori lege honetan islatu

administrazioaren legera bideratzen zaigu ez da islatzen du nahi beste

kasu honetan legea sartu zenetik nabarmen oso nabarmen hobetu dela gero orain

dator eta zuzenean tapia andreari begiratzen diot

nire ustez guztion artean dezente hobetu dugu baina orain lan pila bat ateratzen da hemendik lege hau betetzeko eta

hau da koordinazio batzordea eratu behar da informazio sistemak garatu natur ondarea kontserbatzeko estrategia onartu azpiegitura berdearen estrategia onartu korridore ekologikoa garatu eta abar eta abar eta abar lan pila bat ezartzen ditu beraz

aparta lan nekeza eta gure eskuetan geldituko da hemendik aurrera betetze mailaren inguruko kontrola eta hor egongo gara ez izan dudarik nik amaitzeko esker batzuk azkar batean amaitu esker batzuekin amaitu nahi dut alde batetik eta esan da dagoeneko interlokuzio lanetan aritu den luisja telleriari

eta baita ere amaia barredo sailburuordeari bere inplikazio pertsonala egon delako akordio

izateko eta utzidazue etxera begira amaitzen ze euskal herria bilduren baitan ingurumen idazkaritzatik

potente bat egon da denbora luzez guzti hau lantzen eta buru belarri aritu den kideei eskerrak eman nahi diet eta bereziki bereziki

aditu handia den iñaki aizpuru kideari uste dut bere esperientzia eta lan apartagatik lege hau nabarmen hobeagoa dela eta orain guzti hori

otero jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

egun on guztioi lege honek

lege horrek serio hitz egin zuen euskadin natura babesteaz

naturak zer esan nahi duen zer balio dituen eta gizakiak harekin zer interakzio duen pentsatzearekin batera

gure taldeak eskerrak eman nahi dizkie gainerako taldeei landu ahal izan dugun

lortu dugun akordiora iristeko prestasun handiena erakutsi dutenei

bat eraikitzen joateko testu horrek zalantzarik gabe aurrera egiten du indarrean dagoenaren gainean eta bide berriak

uste dugu hori dela disfuntzioak konpontzeko modurik onena lege hau kudeatzen duten erakundeei deskoordinazioak zuzenean konpontzen la otra enmienda

ya me gustaría saber dónde han estudiado biología o derecho hori da zuek eta guk mantentzen ditugun zuzenketen

nosotros y para toda la biodiversidad hori esanda berriz ere eskerrak eman nahi dizkiet talde guztiei egindako lanagatik

ateratzeko elkarrekin egindako ahaleginagatik eta ziur nago

behin betiko testu batera hurbildu izanagatik nahiz eta espero dugun etorkizunean horrelako lege bat beharrezkoa ez izatea eskerrik asko

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularrak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko berriz ere mahaiburu andrea euskadiko natura
ondarea kontserbatzeari buruzko lege hau onartu

gailurra burura datorkit gailur horretan nik uste dut bi alderdi nabarmen zirela batzuk ingurumenaren babesa

zutenak eta beste batetik jarduera ekonomikoa zentroan jartzen zutenak eta nik uste dut hemen

aldebikotasun hori berriz ere islatu dela eta hori printzipioz

gobernua sostengatzen duten alderdien partetik nik

jartzea ere izan ere ez dugu uste benetan onartu diren zuzenketak legearen alde hau

suabisatzen dutenik eta onartu diren zuzenketak ez dira sakonekoak esango nuke zuk hemen batzuk

eta nik batzuk ekarri nahiko nituzke hona alde batetik zuk hitz egin duzu

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistek ez dute hitzik hartu behar eh bildu otero jauna

berriro ere hasteko baina nire bila zabiltza denbora guztian gorrotxategi andrea

bale o sea zuen asmoa lege honetan edo lege hauetan izaten ari da desberdintasun bat

bilatzea esparru politiko zehatz bati begiratzea bandera berdea zuenganatzea bale venga bandera berdea zuentzako nik

hobetzen saiatu bandera eramatea baino beraz hori baldin bada txapelketa txapeldunak ez daukat inongo arazorik esan nahi dut

eta beste batzuekin hasieratik zenekiten zer gertatuko zen ze

sortu daitekeen edo sortuko zenuketen anabasa badakizue gaur egun dagoen egitura administratiboarekin ez dagoela modurik hori egiteko hori hankaz gora jarri beharko genuke eskumenak

bakoitzaren eginkizunak eta nik uste dut hasieratik argi zegoela horretara ezin ginela joan hori gotortuta geratu zarete zuen ezezkoa justifikatzeko bale o sea

iruditzen zait ez dela modurik egokiena aurrera egiteko guk lurralde plangintzan sinesten dugu horregatik horregatik

hor debekatu edo ez debekatu edo arautu edo mugatuko ditugu

jakiteko zuek planteatu dituzuen debeku orokorrak ez liratekeela aurrera joango konstituzionaletik

ingurumen esparruan beraz horrelako planteamenduekin eta gainera mugitzeko inongo asmorik gabe etortzen baldin bazarete bale ba zuen ezezkoa justifikatu duzue baina ez zait iruditzen hobekuntza handirik egiten

administrazio desberdinen eta herri honen egituraketaren

uste dut ezezagutza nabarmena erakusten dela eta azkenean zentralismora jotzen dela justu ingurumen administrazioaren legean daukagun gatazkarekin behin eta berriro esaten ari garena

zentralizatu debeku orokorrak hemendik eta jaurlaritzatik

ez gaude ados eta aparte o sea ez da berdina natur ondarea eta babesguneak

eta guretzako natur ondarea kontserbatzearen hobekuntzan datza

hor dago asuntoa ez da kontua babesguneak santuarioak bihurtzea ze gero bestela arazoak ditugu precisamente korridore ekologikoetan azken urteetan ikusten ari garen bezala eta horrela

mila kontuekin jarraitu ahalko genuke nik uste dut eta badakit gobernuak eta gobernua sostengatzen duten alderdiek

ingurumen energia klima esparru zabal honetan ez daukagula doako babesik eta hemen babesa baldin badago

batzuk egon direlako eta hori azkar ikusiko da beste lege batzuetan eta ja bueno atera naizela aprobetxatzen dut beste dejada bat ere tellería jaunak esan dizu eta nik uste dut arrazoia zuela azken laurogei urteetako politika batzuk aldatzeko saiakera egon dela

egin duzuen helburu orokor hori

otero jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida bukatu ondoren bozketari ekingo diogu

euskal talde popular ciudadanos taldeak erreserbatutako aldatzeko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka sei boto alde berrogeita bi contra hogeita bost abstentzio beraz ez da onartu

elkarrekin podemos ezker anitza taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak sei hogeita bost hogeita sei hogeita zazpi hogeita bederatzi hogeita hamalau berrogeita hamairu eta berrogeita hamasei

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka bost boto alde berrogeita zortzi contra hogei abstentzio beraz ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak

beraz bozkatuko dugu hamabigarrena artikulua alde batetik eta gainerako guztiak

hirurogeita bat boto alde zazpi contra bost abstentzio beraz onartuta geratu da jarraian gainerako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita zazpi boto alde sei abstentzio onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zuzenketarik izan ez duten irizpenaren gainerako artikuluak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita zazpi boto alde

onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita zazpi boto alde bost contra bat abstentzio

geratu dira eta honenbestez onetsi da euskadiko natura ondarea kontserbatzeari buruzko legea gai zerrendako bigarren puntua txostena aiarako eskualdea eta

suspertzeko ponentziak egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

hasiko gara mesedez isiltasuna aldeko txandan parte hartu nahi duten taldeak aldeko txandan

pp ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza fernandez de betoño jauna

egun on guztioi esan den bezala urte

aiaraldeko ponentziako lana intensoa izan da berrogei agerraldi

positiboa da gogorarazi behar da ponentzia honen sorrera eh bilduren ekimena izan zela aurreko legealdian hasi zela ikusten genuelako

bertako langabezia tasa esaterako laudion eta amurrion herri biztanletxuenetan ehuneko hamazazpi ingurukoa zen eaeko batez bestekotik lau puntu gora eta pentsatzen genuen legebiltzarrak jar zitzakeela oinarri nagusi batzuk horien gainean suspertze plan bat idazteko eta

sozioekonomikoki suspertzeko ponentzia esatea ponentziaren diktamenaren lehen zirriborroan jada jaso zirela eh bildutik aldarrikatutako ideia garrantzitsu batzuk aiaraldeko herritarrekin

hitz eginda eta landuta geneuzkanak eta gainera zirriborroari diktamenaren zirriborroari jarri genizkion hogeita zortzi emendakinen

edo onartu edo adostu egin dira edo transatu nolabait esanda zentzu horretan gure irakurketa positiboa da eta horregatik ere alde bozkatuko dugu diktamenaren alde bozkatuko dugu eta hemendik ere eskerrak ematea bertan

ordezkariei ze ekarpen egin dizkio eh bilduk ponentziako diktamenari

egon direla ekarpen kuantitatiboak eta ekarpen kualitatiboak kuantitatiboen artean esan beharra dago hasierako zirriborroan

hemeretzi eta hogeita lau milioi euro bitartekoa eta gure ekimenez inbertsio horiek igo direla hogeita lau eta

eta kualitatiboen artean azpimarratu daiteke industriarako lan ildoan

non hamar milioi euroko inbertsio bat egingo den aldarrikatu genuela milioi horiek ez izatea bakarrik lurzoru industrialak eta

lantegiak modernizatzen laguntzeko hori batetik bestetik azpiegitura eta mugikortasunaren lan ildoan defendatu genuen

zabaldu zedila bai iparraldera eta bai hegoaldera eta baita ere tren geltokien eta herriguneen arteko hiri lotura hobetu dadila ze kasu batzuetan segurtasunarekin eta irisgarritasunarekin zenbait arazo daude

diktamenean eta azkenik nagusienak esaten ari naiz bakarrik lehen sektoreari dagokionez gure ekarpen batzuk ere jaso dira nahiz eta pixka bat ñabardura batzuk jarri diren baina laudioko berraktibatzeko saiakera bat egingo da gutxienez hiltegi txiki bat ere sortzeko aukera aztertuko da bere bideragarritasuna aztertuko da

eskualde mailako sukalde zentral baten sorreraren bideragarritasuna eta azken bi proiektu hauek positiboa baldin bada azterketa hori pausoak emango dira horiek martxan jartzeko azken proiektua bereziki oso estrategikoa iruditzen zaigu lotzen dituelako lehen sektoreko

kontsumitzen diren arte esatea

lana ez dela bukatzen oraintxe bertan egin behar dira

suspertze plana banatuko da bi planetan talka plan bat epe laburrera egin beharko dena eta plan estrategiko bat epe luzeago batera egingo dena hemendik hiru urtera begira eta

gertu egongo da eh bildu proiektu horien gainean plan horien gainean ikusteko ea diktamen honetan adostu ditugun inbertsioak eta adostu ditugun lan ildoak bertan jasotzen diren

plan hori egin ondoren proiektuak errealitatean gauzatzen direnean benetan inbertitzen den euro publiko bakoitza bideratuta egon dadin interes orokorrera eta noski aiaraldeko sozioekonomia berpiztera
eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna euzko abertzaleak zabala andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi eta ongi etorriak aiaraldeko alkateoi eta ere uste dut urduñako alkaltea ere hor dagoela gaur hainbat

jasoko ditugu krisi ezberdinen ondorioak gutxitzeko edo arintzeko ahaleginak egin ditugu langileei

laguntza emateko asmoz mundu mailako testuinguru zail batean

mezu bat bidali nahi dizuegu aiarako eskualdeari eta bizkaia urduña orozko arrankudiaga eta arakaldo udalerriei enpleguarekin eta

ziurtasunak eta aukerak transmititu nahi ditugu ekonomia dibertsifikatu industria modernizatu eta garapen berritzaile eta iraunkorra sustatu nahi dugu eta elkarrekin landutako txosten batekin hona iritsi gara pandemia betean bi mila hogeiko

proposamena aho batez onartu genuen osoko bilkuran horrek modu bateratu eta konprometituan lan egitera lagundu digu helburu bakarrarekin

abendutik ekainaren hogeita hamareraino berrogei agerraldi entzun ditugu

mahaigaineratu genituen jasotako konklusio

hainbatetan taldeok bat egiten genuen hau da berdinak ziren

txostenean jasota daude honekin guztiarekin txostena idatzi eta taldeei

azken saio honetan hirurogeita hamaika zuzenketa aurkeztu ziren

eztabaidatu eta bozkatu genituen zeintzuetatik onartuta onartu ziren eta hamabost erdibideko lortu genituen azpimarratu beharra dago adosturiko erdibideko guztiak edo ehuneko laurogeita hamar baino gehiago

oniritzia dutela eta uste dugu hori lantalde honek izan duen lan egiteko gogo eta ponentzia honetako txostena adostasun zabalarekin aurrera ateratzeko beharraren

gardentasunez arduraz errespetuz eta diskrezioz egin dugu

eta horregatik guztiagatik gure txostenean eskatzen dugu erakunde ezberdinek era koordinatuan jardunez

eta gehienez hamar hilabeteko epean aurkeztu dezatela epe ertainera hau da hiru urtera egin beharreko plan estrategiko bat bi plan horietan proposatuko diren

eta ondorengo ezaugarriak bat eskualde ikuspegia izan beharko dute eta bertan eragin bi errealistak egingarriak lehentasunezkoak kolaboratzaileak

izan behar dira hiru izaera eraldatzailea izan behar dute

balio erantsi handikoak lau jasangarritasuna zeharkako elementu gisa izan behar dute bost

zazpi parte hartzeko prozesuen bidez egin behar da eta eskualdeko eragile sozial

hau hasiera besterik ez da orain bigarren fase batera igaroko gara

erakundeei txanda emango diogu baina zuhur egongo gara eta plan eta proiektu hauei eta erakundeen lana tentuz jarraituko dugu eta dagokigun kontrol lana gauzatuko dugu horretarako gure txostenean jasotzen dugu prozesu osoa gardentasunez egin dadila eta aldira argitaratu daitezela planak egin eta ezartzeari

eta amaitzeko eskerrak ematea ponentzian parte hartu dugun taldeoi eta baita legebiltzarkideoi ere

erraza izan delako eta adostasun zabalarekin onartuko dugulako txosten hau pena bat elkarrekin podemosek txanda honetan parte ez

botoaren zergatia eta nolakoa eskerrik asko

zabala andrea kontrako txandarik ez dagoenez eztabaida bukatu da eta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza taldeak erreserbatutako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zortzi eman dugu bozka bost boto alde berrogeita zazpi contra hamazazpi abstentzio beraz ez dira onartu

eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak bozkatu ditzakegu

ez dira onartu bototara jarriko da ponentziaren txostena bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da txostena jarraian boto azalpena elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den angulo jaunak dauka hitza

eskerrik asko angulo jauna gai zerrendako

eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua indarkeria matxistari aurre egiteko baliabideen ebaluazio kualitatibo bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko

egun on guztioi bi mila hirutik aurrera

indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi ginenetik ehun eta hamabi emakume eta hamaika haur erailak izan dira euskal herrian zenbaki onartezin honen atzean izenak eta izanak daude erauzitako bizi proiektuak eta bereziki gaur memorian gorde nahi ditugu bi mila hogeita batean zehar erail dituzten erika tabares conchi gonzález aintzane pujana

eta miarritzeko hirurogeita hamabost urteko bizilaguna urte honetan ere bereziki aipatu nahiko genuke

ohikoak bilakatu direla gizonezkoek taldean egiten dituzten bortxaketei buruzko salaketa publikoak eta gaurko egunean ere bere etxetik kaleratu nahi izan duten indarkeriaren biktima den joaki gogoratu nahi dugu

zer den erakutsi diguna hala ere eraso bakoitzaren aurrean hauek salatu nahi dituen mugimendu feminista saretu bat

gaurko egunean ere talde hauen lana eta ezinbestekotasuna azpimarratu nahi dugu euskal herriko bilgune feministak gaurko egunerako egin duen komunikatuan

eta bereziki aproposa iruditzen zait daukagun testuinguru larriaren aurrean

eta etxe askeak seguruak eta bizigarriak eraikitzea dagokigu eta gu guztiok barne bilduko gaituen komunitate zaintzailerako badugu tresna

erasoak salatzeaz gain mundu justuago bat biziago bat askea eraikitzeko lanean ari diren feminista guzti horiei ere gure aitortza

urte luze hauetako lana izan da indarkeriari maskara kentzea ez da lau zoroen kontua sistema patriarkal sendo baten ondorioa baizik indarkeria matxistei buruz egindako makroinkestak datu larria mahaigaineratu zuen

gazteen artean sareetako indarkeria kasuek etengabe egiten dute gora eta indarkeria matxista eta haurren kontrako abusu sexualek duten harreman estua beste behin agerian geratu zitzaigun pasa den astean agurainen nahikoa da normaltasunera bueltatzen ari garela esaten genbiltzanean

ospatzeko normaltasunik ez dagoela adierazi genuen gutariko bakoitzari dagokigu egoera hori aldatzea

gure inguru hurbilean jardunez eta gure kasuan legebiltzarretik horretarako beharrezkoak diren baliabide tekniko ekonomiko eta politikoak aktibatzeko konpromisoa hartu behar dugu eta gaur konpromiso bat ekarri dugu hona egun dauden baliabide guztien gaineko analisi sakon bat egitea proposatu dugu jakin dezagun baliabide ditugun jakin dezagun daukagun hori nola dagoen horren erabilera egiten duten emakumeek zer pentsatzen duten

nola ikusten duten haien egunerokotasuna erronka handia dugulako esku artean indarkeria matxistaren zabaltzen ari garen honetan bikote harremanetatik haratago doan indarkeria sistemiko bezala identifikatzen ari garen horretan pauso prest izan behar gaituzte dagoen ona babestu eta hobetu beharrekoa edo sortu beharrekoa mahaigaineratzeko punitibismoa baino biktimak izandako emakume eta haurren beharrak erdigunean jarriko dituen

jopuntuan izango duen sistema bat eraiki nahi dugulako eta horretarako oso garrantzitsua iruditzen zaigu etengabe eraikitzen jarraitzen dugun babes sistema erabili behar izan duten horiengandik nola hautematen den jakitea profesionalen

nola dabilen ezagutzea azken finean ebaluazio sakon bat egin aurrera egiten jarraitzeko erraza izan da oso zuekin batera akordio bat erdiestea eta guztiei eskerrak eman nahi dizkizuet baina gaur utziko didazue bereziki

zu falta izan zara isa gaurko eztabaidan baina zure esku bakarrarekin osatu duzue ere erdibideko hau gaurkoan legebiltzar honen konpromiso

nahi izan dugu hobetzeko eta ikasten jarraitzeko prest gaude hori ere bada indarkeria matxistari

babes baliabideen egungo egoera sakonki ebaluatu behar dugu politika publiko feministak martxan jarri eta bizitza bizigarriak eraikitzeko amaitu nahiko nuke mugimendu feministak gaur antolatu dituen mobilizazioetan eta ekimenetan parte hartzeko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

eskerrik asko presidente andrea sailburuak egun on guztioi nahiko laburra izango naiz zeren akordio zabala

daukagunez nik uste dut garrantzitsua dela daukagun akordioa azpimarratzea gaur kontuan izanik

gaur emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean

emakume guztiei mezu zuzena bidali nahi diegu

gure babesa daukatela eta behar diren neurriak sustatuko ditugula arazo honekin bukatzeko

lehendabizi errealitatea ezagutu behar da eta esan behar dugu arazo honi aurre egiteko

edo neurriak sustatu direla bideratu ditugula instituzio desberdinetan baina oraindik bidea egin behar

sí que quedan cuestiones y flecos pendientes besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sánchez andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi indarkeria matxistari

noiz eta gaur azaroak hogeita bost emakumeen aurkako indarkeriaren egunean hain zuzen ere gaur bereziki baina egunero gure ardura izan behar da indarkeria matxista ezagutzera ematea eta hau saihesteko indarrak batzea eta lan egitea ezagutzera diot nahiz eta

ehuneko laurogeita lauak uste izan indarkeria matxistari aurre egitea lehentasuna dela tamalez badagoelako errealitate hau existitzen dela ukatu edo ezeztatzen dutenak emakumeari emakume izateagatik egindako

sexu bereizkerian oinarritzen dena are gehiago emakumea helburu duen edozein indarkeria ekintza da emakumeei kalte edo sufrimendu fisiko sexual edo psikologikoa eragiten diena eragin diezaiekeena baita ere halako ekintzak egiteko mehatxuak edo askatasun kentze arbitrarioa bizitza publikoan zein pribatuan

indarkeria matxista da emakumeak kaltetzeko ondokoei eragindako indarkeria baita ere estrukturala da dimentsio

genero indarkeria indarkeria matxista baina

eta honekin bukatzeko denok batera lan egin behar dugu etxebarrieta andreak sánchez andreak eman dituzte

zifrak nik bi baino ez ditut aipatuko genero indarkeriagatiko salaketei dagokienez bi mila hogeita bateko lehenengoko hiruhilekora arte mila berrehun eta hiru salaketa jarri dira euskadin

el vicelehendakari erkoreka hace pocos días eta gaur bereziki gogoan izan nahi ditut legebiltzar honetan érika eta conchi

eta berdintasunaren alde hor baitago sustraia berdintasun gehiagok indarkeria gutxiago ekarriko baitu urteak baita ere gizarte eragileak mugimendu feministak denon artean lana baita helburua berbera dugulako

berdinak ez izan paraleloan doaz norabide doaz gobernu honen konpromisoa zintzoa eta sendoa da lehendakariarena sailarena gobernu osoarena eta sendoa eta zintzoa baita ere euzko alderdi jeltzalearena emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea ahalbidetuko duten politikak bultzatzen jarraituko dugu berdintasunaren eta errespetuaren balioetan oinarritutako

etapa guztietan honetarako aukera ezin hobea dugu une hauetan gure eskuetan berdintasun legearen moldaketarako lege proiektuaren ponentziak laster bere fruituak emango baititu hilabete asko izan dira prozesu guztiz parte hartzailea izan da

eragile ezberdinek erakundeak talde feministak sindikatuak denok izan dute bere espazioa

egingo dute beraien ekarpena oso lan arduratsua izaten ari da baina aberasgarria baita ere eta ziur nago ganbera honetan adostasun maila altuarekin

izango dela biktimei zor diegu euskal gizarteari zor diogu

onarpenak beste behin gainera erresistentziak erresistentzia euskadirentzako berdintasun politiken inguruan aurrerapauso erraldoi bat ematea suposatuko du eta hemendik bai gustatuko litzaidake gazteei mezu bat helaraztea gizartearen isla dira ustezko gizarte parekide batean hasi eta heziak

no nos confíemos lanean jarraitu beharra dago berdintasunaren aurkako mezuak zabaltzen jarraitzen dira ezin dira onartu ezin ditugu

akordio batera heldu gara akordio zabal batera duela bi aste interpelazioa egin zitzaionean artolazabal sailburuari berak jada aurreratu zuen eta irakurtzea gustatuko litzaidake decía la

acuerdo horrela gaurko akordioa lortu ahal izan dugu eta eskerrak eman nahi dizkiet ahalbidetu duten guztiei sailari bereziki baina baita ere talde guztiei euskal herria bilduri etxebarrieta andreari bere prestutasunagatik zintzoa izan baita talde popularrari bere ekarpenengatik baita ere

bidali nahi diot isa gonzálezi faltan botatzen dugu gaur hemen baina

talde sozialistari baita ere batera egiten dugun

eta batera gaude denok indarkeria matxistari aurre egiteko borroka honetan beharrezkoa zen beharrezkoa da eta

eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza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

eta horregatik labur labur egin nahiko nuke adierazi nahiko nuke lehenik eta behin eskerrak ekimena izan duen

andreari berak aipatu ditu biktimak aurtengo biktimak hemen gure lurraldean nik ere nahiko nituzke gogora ekarri eta

esateko bai ados gaudela errekurtsoak zeintzuk diren aztertu beharra dagoela eta nahiko nuke baita ere adierazi nazkagarria dela onartezina dela

nazkagarria eta onartezina da baita ere emakumezko biktimak

beraz gure aldekotasuna indar guztia borroka feministari gaur deialdia egiten duena manifestatzeko eta bertan egongo gara gure eskubideak defendatzen

erantzunik dago inork ez du parte hartu nahi erantzunean bai

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bilduk euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto alde

contra beraz onartuta geratzen da erdibideko zuzenketa jarraian eten bat egiten dut osoko bilkurari elkarteratze bat egiteko indarkeria matxistaren aurka gaudela guztiok azaltzeko